egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

eserlekuetan eseri gai zerrendarekin aurretik iñaki agirre aritzmendi legerbiltzarkidearik dei egingo diogu

eta gai zerrendarekin hasi aurretik esan hirugarren puntua zazpigarrenera pasa dela eta zazpigarrena hirugarrenera ados

eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena iñigo cabacas auzian ardura politikoak garbitzeko ikerketa batzorde berezia

taldearen txanda da arzuaga jauna zurea da hitza eskerrik asko

lehendakari sailburuak jaun andreok bi mila hamabiko

ertzaintzaren operazio baten ostean iñigo cabacas gaztea hilik suertatu zen

agerraldi bat burutu zuten giza eskubideen batzordean etxe honetan

egitateak argitzeko zeuden zailtasunak agertzeko eta justizia ez egitearen arriskuak azpimarratzeko eskaera bat

aquel día horiek izan ziren euren hitzak gogora ekarri nahi ditut gainera

talde guztiok adierazi genuen bertan familiari babesa eta zerbait egitearen beharra

iñigo cabacasen kasuan egia eta justizia osoa ezartzeko lekuko hori hartuta horregatik aurkeztu dugu ikerketa lantaldea sortzeko

honen bitartez hiru ataletan behar dira ardurak penal alorrean diziplina alorrean eta alor politikoan ez ditut nahastea nahi alor bat

bere prozedura eta bere lekua argi dago alor penala zertan lan egin behar duen kasuan martxan dago eta eskopetak erabili zituzten eta furgoneta horren arduraduna gaur egun auzipetuak daude utz diezaiogun justiziari lan egiten

gu guztiongatik ez bada galdera horiek erantzunik gabe geratuko direnak badago non lan egin elementu guzti hauek argitu beharko egoitza politikoan ikusi izan dugu bi bide paralelo daudela inkonpatibleak ez direnak ikerketa penala eta ikerketa bai disziplinario bai politikoa ezberdindu behar dira baina

osagarriak dira are gehiago hau egiten ez badugu ponentzia honen bitartez argi geratu dadila ez da inon argituko

egoteagatik ez dagoela ezer egiterik argi dago ere

egitateen errelato bat egingo dela baina agian tamalez egitatean errelato hori egingo da baina identifikazio arazo batengatik zigorgabetasunean geratu daiteke kasua inpunitatean auzipetuak dauden eskopeteroek esaten dute han askoz gehiago tiro jaurti zituztela eta tiro

zailtasunak daude ez da hau iñigo cabacas ek merezi duena ez da hau bere familiak merezi duena ez da gizarte honek merezi duena ez dadila gerta alor honetan inpunitatea

zigorgabetasuna ardura hartzea saihestea badago zer argitu

arduradun polizialek eta politikoek eman dituzten bertsioek ez dute asebete legebiltzar honek egitateen gainean eduki behar duen

errealitatea desitxuratu bertsio kontrajarriak edota gertakizunen gaineko interpretazio ez onargarriak eman dira etxe honetan geroago ezagutu diren datuen argitara arduradun polizialek eta politikoek ezagutzen zituzten datu hauek

ezkutatu dizkiote edo desitxuratzeko saiakerak egin dituzte ez hori bakarrik poliziaren arduragabekeria egon zen operatibo horretan protokolo eta instrukzioak urratsen zituztela eta ez bada hala

eta instrukzio barruan egin bada poliziak baditu protokolo eta instrukzioak horrelako hilketak ahalbidetzen edo

dituztenak horregatik esaten dugu prozesu penalaren gaindiko ardura politikoak ezarri behar direla hauek argitzea da ikerketa lantalde bat osatzeko gure proposamena

horregatik aurkeztu dugu legez besteko proposamen hau eusko legebiltzarrak

lantaldea osatzea erabakitzen du testu soila baloraziorik gabea sinplea edukiz geroago

honen kontra inor agertu daitekeenik zerbitzu publiko honen gardentasunaren alde alor

egia ezartzearen alde iñigo cabacas en justizia osotasunean jartzearen alde lan egin dezagun

eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

eskerrik asko llanos andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den unzalu jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuak

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iturrate jaunak dauka hitza

sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi bi mila hamabiko apirilaren bostean bilbon ertzain batek jaurtitako

egun gutxitara athleticen garaipena ospatzeko jai giroan bizi ziren momentuak

gertaera honek gogor astindu zuen euskal gizartea bereziki bilbo eta bizkaiko herritarrak doakiela gaur hemendik ere cabacas sendiari gure errespetua eta gure elkartasuna lehenengo momentutik euzko alderdi jeltzaleak gertaera hau oso larritasun handikoa dela esan zuen ordutik hona

gai honi buruz hitz egin dugun bakoitzean iritzi berbera mantendu dugu

eta orduko gertaerak ertzaintzaren historian zehar bizitako krisialdirik larriena suposatu dute

gizarte honek bere ertzaintzarengan duen konfiantza krisialdirik gogorrena

ahalegin berezia eskatzen digu guztioi gertatutakoa argitzeko eta ahal den neurrian eragindako mina eta kaltea ordaintzeko bereziki

baina baita ere ertzaintzaren izen eta izan onak horrela eskatzen dutelako estamos por tanto como hemos dicho reiteradamente

eskerrik asko eskerrik asko
iturrate jauna erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jaunak dauka hitza

mistoa upydk ez du hitzik hartzeko asmorik talde popularreko

que usted aquí pretende hacer nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den unzalu jaunak dauka hitza

unzalu jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iturrate jaunak dauka hitza

jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamena bozkatu dezakegu

aktan jarriko dugu zure borondatea zein zen bozkatzea alde

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hogei ez berrogeita hamairu

zuri bat ondorioz ez da onartu legez besteko proposamena eta aktan

gai zerrendako bigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde sozialistaren ordezkaria den reyes jaunak dauka hitza

eskerrik asko reyes jauna zuzenketa aurkeztu dituzte taldeen txandara pasatuz euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andreak dauka hitza

egun on lehendakari sailburu legebiltzarkideok

debatiendo esta iniciativa urte bete datu ugari eman dizkigu

baina bai urte bete igaro dela bi mila hamabiko irailaren batean espainiako

kultura jardueren beza ehuneko zortzitik tipo gutxitutik ehuneko hogeita batera

hamairu puntu gehiago izan ziren egun batetik bestera bizi dugun egoera ekonomikoan puntu bakar batzuen

horrenbesteko igoera ez balio erantsiaren gaineko zerga

estatu ezberdinen artean ez dago estatuen artean parekotasunik

aldakortasun horren adibide argiak dugu eta euskal herrian hegoalde eta iparraldearen artean ehuneko hamabost koma bost punturen aldea dago

ehuneko hogeita bata eta lapurdi behe nafarroa eta zuberoan ehuneko bost koma bosta ez da alde makala igo zenetik hona hamaika hots entzun izan ditugu bata euzko abertzaleak legebiltzar taldeak ordezkatzen duen alderdiarena eusko alderdi jeltzalearena

kultur sektoreak bizi duen egoera zailaren arrazoi bakarra ez da izango

honi beste hainbat arazo gehitu behar dizkiogu krisi egoera larri honetan nabarmena izan da kontsumo pribatuaren jaitsiera eta kontsumo pribatua beherantz doanean badakigu zer den gertatzen dena

jatetik eta janztetik kendu orduko urtebete beranduago igoeraren emaitzak ez dira izan itxaroten zirenak reyes jaunak esan duen bezala diru bilketa uste baino eskasagoa eta kultur industrian eragin dituen kalteak garrantzitsuak horregatik euzko abertzaleak legebiltzar taldeak defendatzen du kultur jarduerei tipo gutxitua aplikatzea

gaur hemen eztabaidagai dugun honek harrera ona izango duela madrilgo gobernuan bai behintzat egiazkotzat badira hartzen baditugu alderdi popularreko buruzagi ezberdinen berbak gaiari buruz esate baterako wertek hezkuntza kultura eta kiroletako ministroak behin

bera kultura jardueren beza berrikustera irekita dagoela

zerga kontsolidazioa lortzeko helburuarekin bat badatoz aldaketak bestalde

orain dela gutxi zerga erreforma egingo dutela esan du

teknikoki atzeraldi ekonomikotik irtenda gaudela eta ondorioz datorren urtean zerga aldaketa hori posible dela dio montorok orain bai

bi mila hamalauan hazkunde ekonomikoaren ondorioz zergak jaitsi daitezkeela atzeraldi ekonomiko egoeran ezinezkoa dela diru bilketa

baina datorren urtean bai posible izango dela beraz momentu ezin hobea proposamen hau egiteko atzeraldi ekonomikotik aterata

berriro diogu momentu ezin aproposagoan helduko gara legebiltzarreko eskaerarekin aintzakotzat har dezaten eta suposatzen dugu baita

bat egingo dutela proposamenarekin ppko euskadiko hainbat

particularmente los embates de la crisis económica alderdi sozialistak aurkeztutako legez besteko proposamenari esan den bezala gehitzeko zuzenketa aurkeztu diogu bertan balio erantsiaren zerga adostu dezatela ekonomia itunaren legearen markoan autonomia araudiko zerga itundu gisa eskatzen dugu euskadik bertako gizon emakumeek osatzen duten

autogobernurako tresnak ere baditu besteak beste kontzertu ekonomikoa barne finantzaketarako eredua eta euskadik zerga arloa antolatzeko duen ahalmen arauemailea dira tresna horiek tresnok nabarmenki lagundu zuten hamarkadako industri beheraldiak gainditzen eta egungo egoeran ere gauza bera egingo dute

espainiako administrazioari eskatu eta exigitu behar zaio

urtean adostutako konpromiso politiko eta legala erabat bete dezan izan ere eskumen eta autogobernu gehiago izateak euskal gizarteak ongizate gehiago izatea esan nahi du ekonomia eta finantza arloko eskumenak garatzea nahi

horretarako kontzertu ekonomikoan bertan aurrerapenak egitea proposatzen dugu zenbait zeharkako zerga besteak beste gaur hizpide dugun beza erkidegoko araudi gisa arautzeko nahita ez bete beharreko armonizazio europarraren barruan reyes jauna lehen esan dizudan bezala

aipatu ditugun tresnak hogeita hamabost urte egindako lanaren fruituak urtetan egindako lanaren fruituak ditugu

berdin jarraituko dugu eta bide honetan gure gehitzeko zuzenketaren aldeko botoa bereziki zuei

eskatzen zaizue eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea

del grupo nacionalistas vascos gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

eskerrik asko damborenea jauna eh bildu taldearen ordezkaria den breñas

politikoan egon ez da inoiz lehentasuna izan ez garai honetan eta are gutxiago garai txarretan horri gehitu behar diogu

ez zaiola kultura interesatzen ez delako komeni eta

egoera larrian estatuan nahiz euskal herrian

oso ondo azaldu du egoera hau parekatu dituenean kultura eta kotxeen sektorea

madrilen menpe gaude eta ildo horretatik ezin dugu euskal herritik gure kultura eredu propioa garatu madrilek erabaki du krisiaren aitzakiaz

ahultzea gaur egun kulturaren gaineko bezik altuena duen euroguneko estatua delarik espainia

adierazi duen bezala kulturak irizpide propioa duten pertsonak dakartza

lege atzerakoia gobernu absolutistek beldur diotelako pentsatzen eta argudioak dituen hiritarrari gobernu absolutisten helburua hiritar globalizatuak sortzea delako

gaurko gaia berriki estatu mailan kulturaren defentsarako plataforma aurkeztu dute berrogeita hiru eragileek kultura herritarrengana hurbildu eta beza jaisteko

espainiako gobernuaren beza hamairu puntu igotzeko neurria kulturaren kontrako eraso zuzena zela eta bereziki euskarazko sorkuntzari eragingo ziola gure kultura ahulagoa izateagatik asteartean bertan agertu zen

esanez sektorea larriki itota

eta horregatik berriro ere agerian geratzen da herri honi madrilgo politika murriztaileak ekarritako arazoei aurre egiteko burujabetzan sakondu eta urratsak ematea dela irtenbide bakarra

zuzenketarik ez aurkezteko arrazoia ez dugulako gai hau espainian kokatu nahi eta esan bezala haratago joan nahi dugulako la declaración de

kultur eskubideen behatokiaren ekimenez kultur eskubideen adierazpenaren ondorengo artikuluak ekarri nahi nituzke gaur hona

hartzeaz mintzatzen dena pertsona orok dauka gizabanako gisa eta talde gisa kultur bizitza eskura izateko eta modu askean partehartzeko eskubidea eta libreki hautatuko bideen bitartez egin ahalko du

artikulua eragile publikoen erantzukizunaz estatuek eta oro har eragile publikoek beren eskumen eta erantzukizunen barruan honako betebeharrak dituzte adierazpen honetan aitortzen diren eskubideak beren legedietan eta praktika nazionaletan

eta bigarrenik adierazpen honetan jasotako eskubide eta askatasunak berdintasunez errespetatzeko babesteko eta asetzeko betebeharra baita eskubide horiek

ahal diren bitarteko gehienak erabiltzeko betebeharra ere kultura

igoeragatik kulturaz jantzi eta gozatzeko aukera kinka larrian

oinarrizko eskubide bat luxuzko kontsumo produktu gisa aurkezten zaigula igoera horrekin kulturaren unibertsaltasuna aldarrikatzen dugu hezkuntzarena bezala baina madrilgo ppren gobernuari ez zaizkio interesatzen ez kultura

euskarazko kulturari lehentasuna emanez eta ondorioz eajri eta gorospe andreari nahiko nieke kultura ez dela bakarrik sustatzen bezaren arazo larria

baizik eta ganorazko aurrekontuak proposatuta eta benetako kultura politika bat diseinatuta ere bi mila hamalauko kultura aurrekontuekin kulturari utzitako ogi apur horiekin gaur egun larriki

betiko ito eta hil egingo zaigu murrizketa hamazazpi milioikoa izan da aurrekontu osoaren ehuneko zero koma bost da kulturari egokitu zaiona eta eajri eskatu nahi genioke arduraz azter ditzala bi mila hamalauko kultura aurrekontuak horrela ez baitako kultura sustatzerik eta

benetako kultura politika bat oinarrizko kultura sustatuko duena eta euskarazko kulturari lehentasuna emango diona

ikusgarria izan dadin eta bere transmizioa bermatu dadin amaitzeko bi erreferentzia egin nahiko nituzke

esandakoa benetako globalizazioa litzatekeela berezko kulturak errespetatuko lituzkeena gaur egun gertatzen ez dena jakina

egitasmoaren harira esandakoa mundu globalizatu honetan eta europan ere ikusgarriak izan gaitezen berezko kultura indartzeko garrantziaz mintzatu zen

elkar lanean aritzeko besterik gabe eskerrik asko eta gero bigarren

eskerrik asko breñas andrea erantzunen txandara pasatuz euskal talde sozialisteko ordezkaria den reyes jaunak dauka hitza

reyes jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andreak dauka hitza

eskerrik asko berriro ere damborenea jauna señor damborenea

culturales no política orokorra eta kontra politika egitea da zuen

estrategia bihurtu duzue laguntza eskaintzea laguntza eskaintzea bide horretatik gure laguntza izango duzue eta sekula

ematen sekula ez eskaini beti eta sekula eman ez pentsatu beharko duzue gogoeta bat egin beharko duzue zentzu horretan kultura herri honetan mantendu bada daukagun kultura hizkuntza politika egin bada

alderdi jeltzaleak hogeita hamabost urteetan egindako lanari esker horri esker beraz ez esan no politika

eta kontzertu ekonomikoari dagokionez harrituko ninduke gure gehitzeko zuzenketaren aldeko botoa ez ematea

zure alderdiak zure alderdiko ordezkariak eh bildurena

ekonomia ituna tresna bat da guk argi dugu gure herriaren berezko burujabetasun ekonomikoaren isla praktikoa

ekonomia itunaren defentsa egiten dugu ekonomia aldebiko negoziazio tresna bat da aldeen arteko berdintasunean oinarrituta

bozkatuko guk aurkeztutako gehitzeko zuzenketaren alde

eta zuen alderdi politiko legebiltzar talde horrek badauka ideologia argi bat eta irizpide argi gutxiengo batzuk edo batean izango da bai eta bestean ez eta hemen inork ez du jakingo

gai honekiko eta beste gai batzuekiko iturrate jaunak lehengo txandan esan du aurreko puntuan el mejor amigo de la verdad es el tiempo eta horregatik euzko
abertzaleak legebiltzar taldetik diogu denbora izango dela bakoitzak egindako lanaren testigu eskerrik asko eskerrik asko gorospe

euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna amaitzeko eh bildu taldearen ordezkaria den breñas andreak dauka hitza

ordenean joango naiz pseren ordezkariari ez dagoela politika egiteko modu bakarra eta ez dagoela herritarren arazoak konpontzeko modu bakarra zuek daukazue zuena eta guk gurea hori batetik eta gero bestetik ez garela espainiako gobernuari

eskaeran gelditu behar beza goitik behera aldatzeko eskumena lortu beharko genuke fiskalitatean eta zergetan izan dezagun eskumen horren beharra dugu kasu honetan

tratamendu berezitua eman ahal diezaiegun hau da hemen erabakitzeko

estatusa eajri gorospe andreari esatea guk ez dugula kontrapolitika

politika alternatibo proposatzailea eta zuek inoiz probatu duzue gure laguntza onartzen hori batetik

kultura politikari esker galdetu diezue edo galdetu diozue kultur sektorearen euskal kultur sektorearen gehiengoari

egiten duzuen kultura politikarekin kontatzen duzue kultur eragileekin oinarrizko kultur eragileekin

akaso jarriko ditugu beste oinarri batzuk benetako kultura politika egite aldera

ez da hain justu jaurlaritzak aurrera eramandako kultura politikagatik baldin badago bizirik da eragileen

eskergagatik hori kontuan hartu eta hori horrela da eta ezin dezakezue ukatu hori da dagoen errealitatea ekonomi itunaren gaiaren harira eta koherenteak izanez ekonomia ituna guk onartzen dugu langabez gisa

ez da nahikoa onartzen dugu langabez gisa burujabetzaren biderako baina

ez den nahikoa gaur da eguna non bere hutsuneak eta gabeziak agerian geratzen ari diren eta gaur ikusi da kulturaren gaian

hori dela eta jaurlaritzari beza eta zerga bereziak arautzeko ahalmen osoa estatu espainolari eskatzea eta norabide horretan urratsak ematea dagokio eta hau da fiskaltzaren monografikoan burujabetzaren atalean sartu genuen proposamenetako bat

eta bide horretan ere lehen esan dudan bezala gure babesa izango duzue eajk eta jaurlaritzak besterik gabe beno ez dut esan zer bozkatuko dugun koherentziagatik bozkatuko dugu abstentzioa zuen

abstentzioa proposamen jatorrizko proposamenari eskerrik asko

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu

lehenengo euzko abertzaleak taldearen gehitzeko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hogeita zazpi ez hogeita sei abstentzioak hogeita bat ondorioz onartuta geratu da

euskal sozialista taldearen proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hamar abstentzioak hogeita bat ondorioz jatorrizko testua onartuta

gai zerrendako zazpigarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena hezkuntza administrazioaren mendeko ikastetxeak dauden udal jabetzako eraikinetan obrak egiteko gastuen

proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria oyarzabal jauna zurea da hitza muchas gracias

eskerrik asko oyarzabal jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria den